galdera hau euskal herria bildutik prestatu genuen enplegu sailburu berriaren izendapenaren arrazoiak edo irizpideak ezagutzeko asmoz baina jakina da aste honetan izendapen honen inguruan gertatutakoa eta uste dugu aste honetan jakin izan dena

horretan beraz zuzenean esan duzu publikoki ez zenekiela epai bat zegoela toña jauna administratzaile konkurtsala izateko inabilitatzen

betetzen direla jakinik langileen soldatak ez zirela bermatu eta horregatik ere

irizpideak betetzen dituela zergatik galdetzen dugu hau guretzako langile guztien guztien salbuespenik gabe eskubideak bermatzea lehentasuna izan behar delako ez lege konkurtsalak esaten duelako baizik eta

batean guretzako hori lehentasuna izan behar delako edozein kasutan eta prozedura luze honetan kasu honetan langile guztien eskubideak ez dira bermatu

dago momentu honetan guk oso argi daukagu eta bat egiten dugu sindikatuak esandakoarekin posible baldin bada proiektu industrial bat aurrera ateratzea

eta badakigu hori egiten dela eta hainbat kasutan lagungarria izaten dela hori bai kasu honetan

eta prozedura honetan egondako sententzietan hori oso argi geratzen da zero lanpostu

ez da proiektu industrialik egon eta langileei ez zaie soldatak ordaindu eskerrik asko maeztu jauna

legebiltzarburu andrea zein irizpideren arabera erabaki du lehendakariak ángel toña enplegu eta gizarte politiketako sailburu izendatzea

pertsona sendoa dela esanez baina ez aurreneko irizpidea da ángel toñaren oinarrizko formazioa eta lan esperientzia

enpresa munduaren ezagupena dauka enpresarioa izan da kudeaketa esperientzia izan du eta langileen interesen defentsan aritu da

egun hauetan konpromiso honen ezagupen sakona izan egin dugu argi dago sindikatu guztiek hau onartu egin dutela

jaurlaritzan bi momentu desberdinetan egin du lana ekonomia eta enplegu arloetan hirugarren irizpide bat ere kontutan izan egin dut

ezagupen praktikoa du eta baita teorikoa ere beraz eta laugarren irizpidea bere nortasuna eta jarrera izan da martxan dagoen talde batetan integratu behar da eta prozesu hori behar bezala eta denbora gutxian egingo duelakoan nago

traiektoria osoa zalantzan jartzen curriculuma aipatzen duzunean

eraman duzula bere kasua gobernuak eraman du berak eraman du baina hori ez da gobernuaren

sailburu guztiak pasa dute hortik zergatik pasatu da beraz zer edo zer badago eta aztertzen ari da diot

aztertzen ángel toñaren traiektoria baizik eta gertakari konkretu bat

hori esan duzu publikoki eta orain batzorde etiko baten aztertzen ari da eta hori dela gertakaera objektiboak beraz

izanik hau ez da soilik aspektu formal bat zer esango duen

baizik eta lehendakariari galdetzen diogu horretaz gain kontutan hartuko du

fondoa sakonean dagoena kontutan hartuko duzu horretaz gain hori garrantzitsua izanik sindikatuen balorazioa daude eta hori denok kontutan hartu behar dugu noski baietz hori gertatu da aste honetan ere langile batzuen prozesu horretan euren eskubideak ez direla bermatuak izan

eta zuek erabili duzue hau ez da bost langile ehun langileen kontrako asunto bat hau da langile batzuk

terreno baten jabeak ez zirenak geratu direla kobratu barik eta hori ere kontutan hartu behar da beraz denon onerako toña jaunarentzako ere eta guretzako

eta esan dezagun errelatu benetakoa eta kontutan har dezagun gertatu den

baina errelatu faltsurik egin gabe eskerrik asko maeztu jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maeztu jauna eskertuko nizuke zehaztasunez hitz egingo bazenu behingoz

behingoz eta nork eraman du kode etiko publikoaren batzordera gaia eta zer esan du jaurlaritzak honetaz langileetaz nork esan du jaurlaritzaren izenean ezer

maeztu jauna sailburu berria gobernu programarekin bat egin du baita plangintza estrategikoarekin

ondo ezagutzen ditu jaurlaritza eta bere sailaren egoera argi dauzka zeintzuk diren helburuak eta erronkak eta batez ere ondo ezagutzen du gure eginkizunaren garrantzia

julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina espainiar gobernuarekin terrorismoaren aurkako borrokan akordioetara heltzeari

gaur torturaren aurkako eguna euskal herrian torturaren biktimei aitortza eta gorazarrea egiten diegu terrorismoaren aurkako borrokaren aitzakiapean

eskubide hainbat askatasuna urratu dira herri honetan gaur egun oraindik jasaten dugun egoera azken gertakariek horrela adierazten dute urtarrilak hogeita bateko kongresuaren sesioan

lehendakariak bi urtez daramala terrorismoaren kontuetan akordio bat eskaintzen eta oraindik ez du erantzunik jaso ezta keinu bat ere zure gobernuaren partez

lehendakari jauna izan duzu keinu bat baino gehiago egitate lats bezain argiak guztiok jasan izan ditugulako herritarren askatasunak murrizten dira operatibo militarren bitartez

pertsonak bidegabeki atxilotzeko ingenieria juridikoaren azeleragailua gogor zapaltzen da lan politikoa egiteagatik oraindik prozesu juridiko politikoak mantentzen dira azkena

kode penala aldatzen da zigorrak beti zurrunago eta zorrotzagoak izateko itun antiterrorista berri bat sinatzen da bizitza osorako kartzela zigorra inposatzen duena

baino gehiago hartzen ari garena gobernu espainiarraren partetik deriba bat norabide eza martin scheininek errelatoreak esaten zuen espainiar estatua aldapa labankor batetik

marraztu dudan egoera honen aurrean zein da espainiar gobernutik espero duzun keinua zein da aldapa labankor horretatik bera datorren gobernutik lehendakari jaunak espero duen erantzuna eta panorama horren aurrean pentsatzen al duzu akordio batera
posiblea dela eskubideak zapaltzen duen gobernu batetik eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arzuaga jauna

lehendakariaren irizpideak eta jarrerak ezagutzeko terrorismoaren inguruan ez dago madrilera joan beharrik eta madrilgo kongresuan

ze nolako adierazpenak egiten dituen hemen ekartzerik horren beharrik ez dago

eta jaurlaritzak ofizialki aprobatuta dauka bake eta bizikidetzako plan bat eta plan hori behin baino gehiagotan esan izan dugu jaurlaritzaren ibilbide orria da argia zehatza zabaldua ahal izan den neurrian adostua

dokumentu horretan jasotzen dira gobernuaren jaurlaritza honen planteamenduak terrorismoaren inguruan eta hor zazpi helburu daude

urraketa guztien kontrako planteamenduak bultzatzen dituztenak memoria politikoari buruzkoak espetxe politikoari buruzkoak horren inguruan

osatu beharreko akordio guzti guztiak bai gobernu zentralarekin bai alderdi politikoekin baita ere legebiltzar honetako talde parlamentarioekin

gure jokabidearen ibilbide orria hortxe jasota dago eta hortik abiatuko gara egin beharreko paktu guztiak osatzeko orduan zailtasunak egon badaude ez dugu ukatuko hortxe daude baina zuk galdetzen duzu zein den gure irizpidea eta

eraiki beharko genukeen akordio oro eta gure planteamendua horixe da argia da zabala eta mundu guztiak ezagutzen duena eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko antza denez ezaguna da

baina nik hori nolabait zehaztea eskatzen nizuen hau da akordio bat bilatzen da espainiar gobernuarekin beste era batean formulatuta posiblea da espainiar gobernuarekin akordio bat bilatzea posible da nolabait itun bat espainiar estatuarekin gobernuarekin

gaur egun ikusten ari garen jardun eta ikusten ari garen gertakari guzti horiek aipatu ditudanak mahai gainean edukita guk pentsatzen dugu

desde luego akordio bat eskaintzea bide itxia esfortzu guztiz antxua dela guk pentsatzen dugu

espainiarra herri honen inkonprentsioaren bitartez eta hori trasladatuta mugiaraziko dela espainiar gobernua bizkarra ematen diogula frogatuz

espainiar gobernua batzutan hemen egiten dugu bide hori eta batzutan eajrekin

akordio batzuk bai heltzen garela eta legez besteko proposamen batzuk aprobatzen ditugu

erakusteko salaketa hori etengabe luzatzeko nik jakin nahi dudana da ia gobernuaren estrategia zein den horretarako eta ia akordioaren bitartez pentsatzen duen espainiar

ez orain arte ohituta gauden moduan txarrerako eskerrik asko arzuaga jauna erkoreka jauna zurea da hitza

pentsatzen duzunaren azalpen zehatza eta luzea egin diguzu hemen baina pentsatzen dugunaren

errealitatea gustukoa izan ala ez hortxe dago eta gaur gaurkoz errealitatea da

gobernu zentrala hortxe dagoela bere euskarri politikoarekin

kartzelak dauden moduan eta dauden kontrolpean egonda oso zaila dela beste bide batzuk erabiliz aldaraztea zuk esaten duzun moduan

bizikidetzaren planean etxeko lan asko daude etxeko lan horien artean badaude asko gobernu zentralak betebeharrekoak espetxe politikarekin

ba aurrera eramateko gaur gaurko zailak direnak baina beste batzuk ere badaude esate baterako

zertan daude zoru etikoari buruzko konpromisoak zertan daude madrilgo gobernua aldatzen den bitartean hemen badauka hau zereginik

eta zuek hor zeresan handia daukazue zer dago onura penitentziario arruntak onartzeari dagokionez zer dago autokritika egiteari buruz dagokionez

eragindako kalte injustua aitortzeari dagokion kontu horretan horretan ere aurrerapauso asko eman ditzakegu denak daude bake eta bizikidetza planean jasota eta madrilgo gobernuak aldatuko du ala ez du aldatuko bere jarrera

bere egunak kontatuta eta aldaketa seguruenik etorriko da baina hemen etxeko lanak badaude eta zuek zeresan handia daukazue horretan pausoak emateko eskerrik asko

politiketako sailburuari egina gizarte larrialdiko laguntzei buruzko agindua argitaratzea ez betetzearen inguruan garrido andrea zurea da hitza
eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok toña sailburua

zein da gobernu honek jarraitu duen irizpidea akordio hau bertan behera uzteko eskerrik asko
garrido andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi efectivamente

el parlamento eskerrik asko garrido anderea toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

irizpideak eta kuotak familien egoeretara egokitzeari buruz
ubera andrea zurea da hitza bai egun on denoi

hezkuntza sailak legebiltzarraren mandatua beteko duen edo ez jakin nahi dugu zeren orain arte ez duzue bete legebiltzarraren mandatua hezkuntza sailak legebiltzarreko mandatuaren inguruan dituen egitasmoak zeintzuk diren jakin nahi ditugu

eh bilduren iniziatibaz zera onartu zen ahalik eta eperik laburrenean matrikulazio irizpideak familien egoeraren

zerbitzu publiko honek dituen kuotak familien diru sarrera eta ordutegien araberako beharretara egokituz progresibitatean oinarrituz horretarako

eta orain arteko ordutegi aukeraketan tarteko ordutegiak txertatuz

familiak zain daude emakumearen emantzipazioan sinesten duzu bete

pertsonen eta familien aukera berdintasunean sinesten duzu bete mandatu hau

hezkuntza integrala eskainiko duen zero hiru haur hezkuntza

bete mandatua helburu guzti horiek baldin badituzu bete helburua

eskertuko dizu proiektu bera dago jokoan orain arte paper garrantzitsu bat

eta garaiak aldatzen doazen heinean familien beharrei aniztasunari egoerari erantzun bat eman behar zaio eta horretarako gaude hemen erantzunak

baina argi daukagu hori egun batetik bestera ez dugula lortuko eta hor urratsak eman behar ditugula urratsak poliki poliki baina beti ere familiak

gizartearen eboluzioa kontutan hartuaz azkenean

pertsonen arteko aukera berdintasuna bermatzeko duen instrumenturik garrantzitsuena eta funtsezkoena eta zero hiru etapa zer esanik ez helburu asko betetzen ditu hori esanda ba zentzu horretan oso kezkatua gaude ikusten ari garelako kontrako norantzan zoaztela haurreskolak patzuergoko aurrekontua bi mila hamabostan hiru milioi berrehun eta hamabost mila euro jaitsi da

aurrekontu txikiagoa kuotak oso oso garestiak dira bost orduko kuota ehun eta hirurogei euro eta bost ordutik gora zortzi ordukoa berrehun eta zortzi euro esadazu momentu honetan zeintzuk sarbide izan dezaketen haurreskola partzuergora kuota horiekin esadazu edo zer nolako esfortzua egin behar duten familiek

behar baldin badute gero aurrekuota bat daukagu ehun eta berrogeita zortzi eurokoa eta gainera familiei gero ez zaie

sare publikoan dagoen beka sistemarekin beti oztopoak beraz uriarte andrea ez dugu ulertzen zergatik

ez diren familien errentaren araberakoak progresibitatean oinarrituta zergatik ez bi ordutegi horien artean tarteko ordutegi bat txertatu iruditzen zaigu hor borondate politiko bat dagoela atzean guzti hori egokitu daitekeela malgotu daitekeela eta guztion artean hor adostasuna bilatu ditzakegula ondorioz

zein egitasmo ditu hezkuntza sailak

legebiltzarrean onarturikoa beteaz matrikulazio irizpide eta kuotak

egokitzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

zure baimenarekin zuk emandako informazioari datu zehatz eta objektibo batzuk gehituko dizkiot gaur legebiltzar honetan gauden guztiok egoera zein den ondo uler dezagun haurreskolak partzuergoaren ibilbidea eta gizartean jokatzen duen funtsezko paperarekin hasiko naiz bi mila hiruan bere ibilbidea hasi zuenetik

gaur egun berrehun eta hogeita hamaika haurreskola ditugu euskal autonomia erkidegoan eta ikasturte honetan

matrikulatuta beraz zerbitzu zabal eta garrantzi handikoaz ari gara

ematen den zerbitzuaren kalitatea bere sorreratik haurreskolak partzuergoa hazten eta hazten jarraitu du ez soilik ikastetxe kopuruaren aldetik baizik eta malgutasuna berdintasuna irakasleen prestakuntza eta kalitatearekin zerikusi zuzena duten ekintzen aldetik ere

familien erantzunak gehiengo handi batean oso positiboak dira eta haurreskolekiko gogobetetze maila altua adierazten dute

haurreskolan jasotako zerbitzuarekiko gogobetetze maila altua edo oso altua adierazi dute ehuneko laurogeita hemezortzi koma lau familiek ehuneko hori

antzekoa da kasu honetan ehuneko laurogeita hemezortzia datu horiek zehatzak eta oso esanguratsuak dira eta guztien eskura daude

denok ezagutzen dugu eta uste dut horretan bat gatozela haurreskolak partzuergoak eskaintzen duen hezkuntza eta laguntza zerbitzuaren

behin baino gehiagotan goraipatu duzu egindako lan bikaina baina bikaintasun hori ubera andrea ordaindu egin behar da eta horren inguruan beste datu objektibo bat emango dut gaur egun gurasoek kuoten bitartez ordaintzen duten diru kopurua guztira haurreskola partzuergoaren aurrekontuaren ehuneko hogeita hirua suposatzen du

hau da ehuneko hirurogeita hamazazpia eusko jaurlaritzak ordaintzen du bestalde esan beharra dago jaurlaritza honek ez duela inolako kuota igoerarik egin hau da bi mila hamabian ezarritako kuotekin jarraitzen dugu

diru sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako prestazio osagarriak egiten gaitu autonomia erkidegorik sozialena gure nortasunaren dago gobernu honen

gizarte zerbitzuen eraginkortasuna hobetzeko gizarteratzea erraztuz eta bazterkeriaren kronifikazioa saihestuz ildo horretatik

esango dizut beste autonomia erkidegoetan baino kuota baxuagoak ditugula las cuotas vigentes

baina egia da baita ere ezin zaiola matrikulazio jaitsiera hori kuota edota matrikulazio epeei leporatu lehenik eta behin kontuan izan behar dugu jaiotza tasa jaitsi egin dela azken urteotan

argitaratutako datuen arabera euskal autonomia erkidegoan bi mila hamaikatik hona jaiotza kopurua nabarmen jaitsi da

bi mila hamabian hogei mila bostehun eta hogeita hamairu eta bi mila hamairuan

hau da bi mila jaiotza gutxiago bi urteetan urte horietan jaiotako umeak dira hain zuzen ere gaur egun haurreskola partzuergoan matrikulatuta egon daitezkeen umeak eta esango dizut haurreskoletako matrikula ez dela horrenbeste jaitsi izan ere bi mila hamabi

ikus dezakegu bakarrik zazpiehun eta hogeita hamabost matrikula gutxiago izan ditugula bestalde datu gordinak begiratuta argi ikusten da haur hezkuntzako ikasleak direla jaitsi diren bakarrak

egin diren bitartean ondorioz jaiotze kopuruaren jaitsieran aurkitu behar dugu batez ere matrikulazioaren jaitsiaren arrazoi nagusia baina badago beste faktore garrantzitsu bat ere matrikulazio kopuruan eragin handia izan dezakeena

langabeziaz ari naiz hau da azken urteetako langabezia tasak altuagoak direnez familia kopuru gehiago dira beraien ume txikienak

zoritxarrez familiako kideren bat langabezian dagoelako

nahi dituztelako ulertuko duzuenez ez dago gure esku matrikulazio jaitsieraren bi arrazoi nagusi horiek konpontzea baina bai

horregatik hain zuzen ere gaurko egoerara eta egiazko premietara egokitzeko asmoz azterketa sakona egiten gara guk maiatzean hezkuntza batzordean hartutako konpromisoan

une honetan informazioa eta beharrezko datua jaso ondoren horiek aztertzen ari gara datorren bi mila hamabost bi mila hamaseiko ikasturteari begira

irizpideak eta kuotak familien premietara egokitzeko asmoz eskerrik asko uriarte andrea ubera andrea zurea da hitza

aztertzen ari zaretela baina agian bigarren txandan erantzungo didazu guztiok ezagutzen dugu haurreskoletako historia zein den

gizartean bete duten papera betetzen ari direna eta

eta nahi duguna bete dezaten eta horrek eskatzen ditu konpromisoak eta besteak beste legezbesteko hau aztertzeaz gain datuak eta

betetzea hemen plaza kopuruak jarri dituzu mahai gainean plaza kopuruetaz ere luze hitz egin genezake zeren aurrekontuetan dago jasota eskaintzen dituela zortzi mila berrehun plazetarako aurrekontu bat dago eta betetzen dira

hortik ere aztertu genezake eta bitartean hainbat hiriguneetan

hortik ere beste lan ildo bat ireki genezake eta pozten naiz eta benetan eta zintzotasunez esaten dizut familiak

balorazio positiboak egiten baldin badute beste argudio bat gehiago

sarbidea errazteko haurreskoletara eta noski jaiotze tasak ere eragina izan duela baina

kuotak eragina izan dute zeren zuk zeuk esan duzu familien egoera ez da bi mila zortzian zena aldatzen joan da

berean ez dute biak lan egiten edo familia eredu oso desberdinak ditugu monoparentalak ditugu eta noski gero esaten didazu ba agian orain umeak zaintzen gurasoak edo gurasoren bat geratzen dela eta hortik ere ondorioak atera beharko genituzke ondorio latzak

entzutea ez zait batere gustatu baldin eta bultzatzen ari baldin bagara emakumearen emantzipazioaz bereziki eta hitz egiten ari baldin bagara

umeen hezkuntza erdigunean hartuta guk bakarrik

egiten ari zareten irudikeria hori egiten ariko zinaten bezala haritzeaz mesedez egitea utzi irudikeriak utzi itxurakeria egin egin

datu kontraesanjorrak bai badakigu gauzak berehala eta tita ez direla egiten

erabaki horietan ikusi dugu aurrekontuak behera egin dutela beraz zer pentsatu behar dugu zer pentsatu behar dugu haurreskoletako aurrekontuak behera egin duenean

jarraipena egingo dugu eta jarraituko dugu egiten gure ustez eskatzen ari garena justua delako

etorkizuna bermatzeko familiei aukera berdintasuna

hezkuntza ardatz izango duen zero hiru etapa integral bat sinesten dugulako haurreskola partzuergoak eskaintzen duen ereduan

nahi dugu zabaltzea eta ahalik eta eremu gehienetara iristea

sistema publikoan integratzea hori nahi dugu baina badakigu egun batetik bestera gauzak ez direla lortzen baina poliki poliki goazen urratsez urrats gauzak egiten eta pausoak ematen horregatik eskatu nahi dizudala da gaur mesedez betetzeko betetzeko gizarte kohesioan sinesten

eta mesedez aitzakiak albo batera uzteko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

ubera andrea lasai garaiz gabiltza eta ez dago aitzakiarik

bertan esaten denez partzuergoaren eginkizun nagusia partzuergoa osatzen duten udalerrien lurralde eremuko haurreskolen kudeaketa integrala eta hiru urtetik

horrez gain beste helburu zehatzagoak ere jasotzen dira estatutu horietan horrela haurreskolak partzuergoa familiei hiru urtetik beherako haurrei eskainitako zaintza

bidez laguntza zerbitzua emateko eta ezberdintasunak konpentsatuko dituen prebentzio hezkuntza bat sustatzeko sortu zen zehaztutako helburu guztiak betetzen joan gara

eta oraingoan ere egoera berri honetara egokitzea tokatzen zaigu horretan ari gara ahalik eta irtenbiderik egokiena bilatzeko

gaur hemen aztertzen ari garen gaia jorratzeko lehen aurreratu dudan bezala europara begira jartzen bagara hainbat eredu ezberdin aurkitzen ditugu

urteko plazetarako diru laguntzak ematen dira familien diru sarrerak kontutan hartuz

ezar ditzake egoeraren arabera irlandan diru laguntzak ematen dira gurasoen errenten arabera hiru tartetan sailkaturik

kuota ezberdinak ordaintzen dira familiak dituzten diru sarreraren arabera eta seme alaben kopuruaren arabera

ezberdintasunak egiten dira familien ahalmenen arabera baina esan beharra daukat europar herrialde guztietan izan ezik haur hezkuntzako etapa horretan familiek zerbitzuaren gastuaren zati bat ordaintzen dutela eta gu eredu horren alde gaude ados gaude

familian diru sarrerak kontutan hartuta baina ez dugu inolaz ere ikusten gobernua jasan behar duela zerbitzuaren kostu guztia

hainbat eta hainbat eredu daude eta guk gure errealitateari hobeto egokitzen zaion ereduaren bila gabiltza horretarako garrantzitsua da azterketa sakona egitea egoera sozio demografikoa eta ekonomikoa kontutan hartuz eta datu guztiak matrikulazioa familiak

beste hainbat bere osotasunean kontutan izan behar dira eta kontutan hartzen ditugu guzti guztiak eta hau ez da momentu batean erresolbitzen okerreko analisi partzialak eginez gero

eta orain hartzen dugun erabakia orain ezartzen dugun eredua etorkizunari begira ezarri nahi dugulako gobernu honek apustu sendoa egin du betidanik zero bi

betiere une bakoitzean egon diren behar egoera baldintzak kontutan hartuz eta horietara

eta horretan gabiltza oraingoan ere familia politikarako eta gizarte garapenerako zuzendaritzari ere datuak eskatu dizkiegu eta jasotako informazio guztia aztertzen ari gara laster izango dugu azterketa bukatuta ondorioz laster aurkeztuko dugu haurreskola partzuergoaren kuota sistema gaurko egoerara eta egiazko premietara egokitzeko proposamen berria
betiere matrikulatzeko irizpide berriak datorren bi mila hamabost bi mila hamasei urtean ezartzeko asmoz itzulpen sistema ez dabil barkatu

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eitbko zuzendaria

presidente andrea señora llanos

harrituta utzi nauzu llanos andrea kontrako arrazoiak izan da

gauza bat eta justu kontrakoa ere kritikatzen zaio iturbe andreari badakigu herri hau pluraltasun handikoa dela ikuspuntuetan anitza baina arreta pizteko modukoa da pertsona bat bere kargutik kendu nahi izatea gai batean aldi berean gehiegikeriaz eta gabeziaz

talde parlamentarioek azaldu zituzten euren jarrerak dagoeneko ezagunak zaizkigunak eta zuhurtasun

hauteskundeen hurbiltasunak eragin da agian pentsamendu desberdina duzue baina helburu berbera gobernua ahultzen saiatu

hori egitea baina argi uzten du zeintzuk diren lehentasunak ongi baderitzozu behin eta berriz aipatutako data batean kokatuko gara

apirilaren hogeita bederatzian azkenaldian hainbeste bider aipatu den bezala

organo gorenak enplegu deialdi publikoa onartu zuen horrek ondorioz zekarren langileen

gai honetan administrazio kontseiluari dagokio zerbait onartzea edo baliogabetzea eta ez zuzendaritzari eta hori horrela da baina

baizik eta etbren sorrerako legean jasoa dagoelako artikuluan zehazki lanpostuak bermatzeari buruzko erabakiak eta lanpostu zerrendak aldatzeari buruzkoak

era berean kontseilu horri dagokio aurrez hartutako erabaki batean atzera egitea ere ez dago eitbko zuzendari nagusiaren eskuetan erakunde horren organo gorenak adostutako erabakiez kanpo bestelakorik onartzea

eskarmentu handiko profesionalez osatutako zuzendaritza da analisirako eta erabakiak hartzeko gaitasun handikoa eta zerbitzu publikoarekin konprometituak

maite iturberi eta bere zuzendaritza talde guztiari

hartutako erabakiak lehialtasunez betetzen jarraitzea

ya lo miraré eskerrik asko llanos andrea amaitu da uriarte andrea zurea da hitza

hortaz gobernu honek ez duela eitb bururik gabe utziko azaldu nahi dizut llanos andrea

esperientzia handiko eta media ondo ezagutzen duen zuzendaritza bermatu behar dugu erakunde publikoan eitbren ibilbidea zorroztasunez eta independentziaz kudeatuko duen zuzendaritza

iturbe aurrean duela lehentxeago esan dizut aldaketak exigitzen dituzue baina ez duzue ezer proposatzen

orain inoiz baino gehiago kudeaketa ona eta profesionala bermatu behar da

baita erakundearen barnetik bertatik ere guztiok nahi dugu eitbk bere lidergo ibilbidean aurrera jarrai dezan

komunikabideen sare honetan eusko jaurlaritzaren erantzukizun instituzionala da

eta irrati telebista nahiz internet bidezko eskaintza publiko egitea bai euskaraz eta bai gaztelaniaz funtsezko zerbitzu publiko izaera dauka honek guzti honek

arabako unibertsitate ospitaleko dermatologia zerbitzuaren egungo egoerari buruz roncal andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburu jauna egun on denoi señor consejero

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on roncal andrea zenbat bider galdetuko didazu gai honi buruz orain dela pare bat aste bidali nizun nire azkeneko erantzuna eta ordutik hona ez da ezer ere aldatu ondo dakizu

beharreko osasun laguntza planifikatzen du zerbitzuen aukera zabal baten bidez eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko

lehenengoz azalduko dizut zertan oinarritzen osakidetza zerbitzuko buruen lanpostuen horniketa legearen menpe dagoen horniketa hain zuzen ere en primer lugar permítame que exponga

roncal andrea osakidetza zerbitzuko buruen lanpostu guztiak azaldu berri dizkizudan legezkotasun irizpideen arabera hornitzen dira

berriz esango dizut roncal andrea nik sailburua naizen

ez nuen inolako deialdirik bertan behera utzi ez nuen inolako administrazio egintzarik eman

ezta bihurritu ere osakidetzako buruen

prozesuetarako ezarritako arau esparrua ez behintzat neu osasun sailburua izan naizen bitartean

txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina fagorren mendeko finantza ekarpenen amortizazioari buruz

y vincula con la liquidación de la cooperativa eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok egun on berriro

zuzen zuzenean helduko diot egindako galderari izan ere gobernua

egiten ari da hasieran bitartean orain eta etorkizunean ere

y el respeto a sus derechos eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna sarasua andrea zurea da hitza

las que han perdido todo su dinero eskerrik asko sarasua andrea darpón jauna zurea da hitza

beraz gure esku zegoen guztia egin genuen egin dugu eta egiten segituko dugu

beti ere auzitegi baten ebazpen baten aurrean gaudela insisto hacemos

irtenbide guztiak bilatu guk pertsonak helburu ditugula inoiz ez baitugu ahazten eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako
hogeigarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun sailburuak osasun langileen ordezkari batekin ustez izandako gorabehera bati buruz roncal andrea

darpón jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

nire errespetu guztia izan dute beti bai osakidetzako langileek

sindikalek ere izan dute eta izango dute hasteko

dakizuenez lortutako akreditazioa gure ikertzaileak eta beren ikerlana babesten jarraitzeko finantziazio espezifikoa eskuratzea

de sus interlocuciones innecesarias eskerrik asko roncal andrea darpón jauna zurea da hitza

de mis máximas consideraciones nire bizitzan behin baino gehiagotan

eta ez nuke arazorik izango berriro ere egiteko huts egin ezkero eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina forondako aireportua

urtarrilaren hogeita zortzian ana pastor espainiako gobernuaren sustapen ministroa ana oregi sailburuaren bildu zen besteak beste forondaren etorkizunari buruz hitz egiteko

bileraren bueltan ministroak ahtren inguruko zenbait inbertsio iragarri zuen bion arteko agendan zegoen forondari buruz hitzik ez zuten adierazi horregatik galdera hau egin nahi dizut lanean ari da jaurlaritza

izateko eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko

hogeita zortziko bilera eta bisita ministraren bisita

forondari buruz izan zen abiadura handiko trenari buruz baina dena den estatuko administrazioak sustapen ministerioak eta aenak azpiegituran titular esklusiboa eta aireportuko

dira dakizuen bezala gobernu honek euskadiko aireportu sistemari buruzko azterketa zorrotza egin du euskadiko aireportuen kudeaketa plana izenekoa eta duela denbora gutxi eratu den aireportuen koordinaziorako batzordera bideratu da

euskadiko administrazioek eta erakunde sozio ekonomikoek osatzen dute beharrezkoa da errepikatzea jaurlaritza hau ez dela hiru aireportu terminal horien titularra eta eskumendua ere eta gainera ministerio eta hartzen ari diren erabakietatik baztertuta dagoela dena den lankidetza hitzarmen bat proposatzen ere heldu gara kudeaketa agindu bitartez

gure iritziz ezinbestekoa zerbitzua delako aireportuaren karga jarduera handitu ahal izateko estatuko administrazioak lankidetzarako proposamen hori ere ez du onartu
gobernuak eskerrik asko oregi andrea

lópez de munain oregi anderea zurea da hitza